zenuten egonkortasun ekonomikoari buruzko agindu

eta gai honetan gai honetan ere de todas formas

a analizar y a colaborar eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna maneiro mistoa ez du hitzik hartuko eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

uste dut argi daudela bai zerbitzu publikoen inguruan baita ere langile publikoen inguruan zerbitzu publikoen kasuan hauek ahal den guztia

okertuz gainera nabarmen okertu ahal izan duen guztietan

zuk oso ondo dakizun bezala ere gipuzkoako foru aldundiak adibidez aparteko

beste bide bat egin zuen beste bide bat aurrera eraman zuen eta hori ez duzu aipatzen eta elkarkidetzaren kasuan

eta udalek baita ere eh bilduko udalek ekarpenak egiten ari dira

batzuk esango nuke inoiz ez diotela utzi egiteari eta hori bide horiek eman daitezke borondatea baldin badago aski da beti diskurtso berdinarekin etortzeko momentu honetan funtzio publikoko langileei

kendu zaiena itzultzeko bideak daude aukerak daude eta dirua dago bakarrik erabakitzea falta da eta hori da zuek
ez zaudetena prest egiteko eta aurrekontu hauek horien adibide argi badira eskerrik asko
andrea eztabaida amaituta bototara

jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ordezkaria den azkue jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

lehendabizi getariako alkateari nikari ongi etorria eman

eta baita ere maite cruzado gipuzkoako foru

hasi aurretik eta legez besteko proposamen honen zergatia aukeraz hitz egiteko

norbegiako albiste izan aurretik gure talde sozialistak gaur eztabaidatuko dugun legez besteko proposamena aurkeztu zuen

hiru urteko epe hau erabili behar dugu eta apustua egin behar dugu

egin zuten orain dela ehun urte eso es

maite dugu itsasoa salitreak zerbait ematen baitigu askok hori diote berezitasuna da nik txispa deitzen diot

txispa behar dugu guk ere orain hemen duguna portu onera eramateko

eta haize onenak izan ditzagun ez nuke nahi bukatu kanta hau gogoratu gabe denon kanta bihurtzeko gora elkano gora eta gora getaritar gizon sendoa izan zinen ba ludi guztia biratu zuen

zure ibiltzeak ireki zuten gizonarentzat itsasoa erakutsirik ondorengoei zein handia zenduen gogoa gora eta gora

seme zintzoa eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna

eskerrik asko eta eguerdi on denoi ezer baino lehenago getariako alkatea eta zinegotziak

baita gipuzkoako foru aldundiko ordezkaria ere ongi etorriak denoi gure partetik ere eta espero dezagun gaur hemen onartuko

benetan bere ibilbidea egitea agurrak agur gure iritziz getariako

euskal herria mundura zabaltzeko eta horregatik uste dugu gertakari hau oroitu eta babestu behar dela hasteko bere balio historikoagatik munduari

indartu zuelako baina hauez gain arrazoi gehiago ere badaude oroitzapen honi dagokion balioa emateko

ondo esan duen bezala elkanoz gain euskaldun gehiago zeuden tripulazioan besteak beste bizirik heldutako hemezortzi marinelen artean adibidez juan de acurio bermearra zuk aipatu dituzu

baionarra juan de arratia bilbotarra edo eta barakaldoko

bazeuden eta abiatutako berrehun eta hogeita hamalau marinelen artean

txikia izango eta hauxe gure historiaren

zati bat ere bada eta berau berreskuratzea eta berreraikitzea guri behintzat oso garrantzitsua iruditzen zaigu beraz euskal herriko historia eta

oso ekimen interesgarria dela deritzogu bigarrenik

aintzat hartu behar da euskal herriari munduaren aurrean prestigioa eman eta berau ezagutarazteko aukera paregabea delako esaterako europaren ozeanoetako hedapena gauzatzeko funtsezkoak izan ziren teknologiaren

egituraren jatorria euskal herrian dagoelako hirugarrenik proiektuak garrantzia ere badu

izaeragatik euskal herriko erakunde eta ekimen guztietara

batetik eta bestetik parte hartu zuten herrialdeekin

bilatzen duelako eta azkenik ekar ditzakeen onura sozial kultural eta ekonomikoengatik ere bada balioan jartzeko egitasmoa

gure ustez eta horregatik guztiagatik sinatu dugu gaurko erdibidekoa getaria herriaren nahia eta mezua jasotzen dituelakoan getariatik euskal herrira eta euskal herritik mundura batetik getariako udaletik hasita gainerako euskal erakundeekin lankidetza

herrialdeekin ekimenak partekatzea batetik andaluzia portugal eta gaztela eta leonekin kasu honetan

jonek aipatu bezala hirugarrenik estatuko europako eta nazio batuetako beste erakundeekin ere

egin daitezela elkanoren munduko biraren oroitzapenean euskal erakunde guztien parte hartzea

bermatze aldera eta azkenik kontuan hartuta ospakizuna bi mila hemeretzitik bi mila hogeita bira izango dela bidaiak

berbera alegia egitasmoak bi mila hamazazpitik aurrera diru partida bat ere izatea da

eskatzen duguna pse eaj eta gure artean adostutako erdibidekoa da baina espero dugu emandako arrazoiengatik gainerako taldeen babesa ere

eta amaitzeko jada bakarrik eskerrak ematea talde sozialistako jon azkue eta talde jeltzaleko iñaki aguirreri adosteko agertu zuen prestutasunagatik eta besterik ez eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

egun on guztioi eta baita getariako alkateari eta berarekin etorri diren agintariak eta foru aldundiko zuzendariari euskal herria nahiz eta

nazio txiki bat izan famatu askoren sorterri izan da bere historian zehar

hor ditugu francisco de vitoria seguraski zuzenbide internazionalaren sortzailea juan de zumarraga defendatzailea nola ez ignacio de loyola jesuitas konpainiaren fundatzailea eta francisco javier bere laguna edo baita

bruno mauricio de zabala eta juan de josé ancheta buenos aires montevideo eta

eta amerika aipatzen badugu nola ez simón bolivar

beste arlo batzuetan baita esan dugu musikariak izan ditugu arriaga

euskaldunon izen ona munduan zehar jakinaraztea lortu zuten gaur egun ere nik uste dut bere beste arlo batzuetan pertsona ospetsuak atera direla gure herritik fisika opera kirola edo nola ez

sukaldaritzaren arloan denak izen handiko gizon eta emakumeak

nabarmendu badira hori zalantzarik gabe itsasoan izan da

baleen bila eta geroztik aurrera gure historian zehar hainbat eta hainbat

legazpi okendo blas de lezo

garaitu zuen bakarra txurruka eta mazarredo ere beste asko bezala

gehienak ere astronomo geografo eta matematiko bikainak ziren baina dudarik gabe gure lehenengo euskaldun unibertsala sebastian elkano izan zen txikitatik itsas kulturan murgildurik bizi izan zen arrantza zein merkataritza ontzietan nabigatzen

juan sebastian elkanoren irudi ohikoa ematen da marinel ausarta eta konspiratzailea eta historiagile askok

tratatu dute arlote zamarra zakarra gerlaria eta kultura gutxiko

baina elkano errenazimenduko gizon bat zen eta inguruak eragin zion ikusi besterik ez dago garai hartarako

adibidez eta liburu hauek ez zituen edonork erosten edo irakurtzen eta ez ziren edozein lekutan aurkitzen

oran argelian oran hirira bereganatu zuen cisnerosen espedizioan eta beranduago gonzalo fernández de córdobak

gidatutako operazioetan ere parte hartu zuen garai horretan euskaldunak atlantiko eta mediterraneo arteko lotura ziren

alde batetik bestera ibiltzen ziren juan sebastian elkano hogeita hamar urte zituelarik

asiako indiatako lur aberatsetara heltzeko mendebaldekoaren ordezko ibilbidea bilatu nahian fernando

prestatzen ari zen espedizioan sartu zen egia da garai horretan sevillako kontratazio etxean gehienak euskaldunak zirela eta seguru asko honi esker ere

azken batean sevillako euskaldunak botere faktiko bat bezala funtzionatzen zuten eta gaur egun esango genuke lobby bat zirela beno itsas bidaia oso latza izan zen hasiera hasieratik

magallanes izenez ezagutzen den itsas tartetik zailtasun handiz eta hainbat

garaituz igaro ostean ozeano barean sartu ziren amerika

filipinetara heldu eta bertan fernando magallanes hil ondoren elkanok victoria ontzia agintean hartu zuen hortik aurrera bere

espedizio osoko agintea ere eskuratuko zuen

orduko teoria guztiak baieztatu zituen eta bide komertzial berri bat ireki zuen bigarrengo espedizioaren mila bostehun eta hogeita bostean moluketara eta ozeaniara

laurehun eta berrogeita hamar lagun joan ziren eta denak hil ziren urdaneta eta

eta hori izugarrizko hondamendia izan zen elkano bizi izan zen moduan hil zen itsasoan eta mundu ezezagunari aurre eginez

ha sido un perfecto desconocido beraz elkanoren irudia eta ondarea berreskuratu behar dugu eta munduan zehar juan de acuriok diego carmenak juan

elkanorekin batera lortu zuten ekintza proiektatzea behar beharrezkoa dela eta horregatik eskatzen diogu eusko jaurlaritzari beste erakundeekin bai

gipuzkoako foru aldundiarekin egin dezala programa bat ekintza hau

agirre jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa ez du hitzik hartuko euskal talde popularraren ordezkaria

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak azkue jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari jauna egun on berriro bi hitz bukatzeko bat

oso erraza izan delako denon artean lan egoki bat azaltzea honetara eh bilduri eta

baita ere michelena jaunari alderdi popularretik esan dituen nik uste dut beharrezkoa genuela gaur hemendik ahots batez ahots bat bakarrez irtetea elkanok hala merezi zuen

nao victoriari kontuz zergatik teoriak daude batzuek esaten dute eta hor daukagu zarauztar bat elola dela barkua eta elkano ere bai horrek arrisku gehiago dauka

ez dut ezer esan zergatik historian bakarrik esatea dago

ondarrutar armadore batena zela hori bai non eginda dagoen ondarrutarrak esaten dute ondarroan eta

zarautzen tradizioak baita ere baita ere

barkatuko didazue esanaz berriro uste dut egun handia dela baina egun handiak

lana eta guk gaur hori bakarrik nahi genuen eskaini denoi gaur hasi dela euskadirentzat getariarentzat gipuzkoarrentzako eta euskaldunentzako garrantzizkoa izan den ebento bat eta

eskerrik asko azkue jauna breñas andrea ez du hitzik hartuko

bukatzen nuen esaten elkanoren irudia eta ondarea

azken batean elkanok lortu zuen kristobal kolonek lortu ez zuena en su

eta horregatik sartu nuen osoko emendakin bat eskatzen batez beste

berezi duten europaren eta munduaren aitortza gorenera irizte aldera

zerikusia izan zuten bestelako herri eta lurraldeekin ekimen edo ekintzak partekatze aldera legebiltzarrak eusko jaurlaritzari

bere eserlekua lortzeko zein urrats eman behar ditugun para culminar

oso erreza izan baita benetan beraiekin lana egitea eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna michelenak

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai ondorioz aho batez onartu da erdibideko

gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena arnaldo otegi kartzelatik atera beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

hogeita hamar urte betetzen direnean mikel zabalza torturapean erail zutela agur eta ohore free otegi free them all horixe dio arnaldo otegi usabiaga eta gainontzeko euskal presoak askatzeko mundu zabalean abian jarri den kanpaina munduko politikariek bakearen nobel saridunek euskal herriko eta kataluniako

munduko pertsonalitateek europa parlamentuko hainbat kide eta herritar xume herritar soil asko atxikitu eta

atxikitu dira kanpaina horretara ehundaka izan dira otegiren askatasuna erreklamatzeko egin diren ekitaldi eta ekimen premisa batetik burutu da kanpaina hau otegiren delitu bakarra politikan aritzea izan da

izan da eta bada horregatik bere kontrako eraso zabala sakona arnaldo otegiren kontrako errepresioa jasarpena koakzioa etengabea izan da otegiren pertsona izan da prozesu penal hauen helburua ez esan duenagatik edo egin duenagatik baizik eta bere izaera eta izanagatik

izan da bera ordezkatzen duenagatik izan da gogoratu dezagun azken hamar urteetako ibilbide errepresiboa jasarpena otegiren kontrakoa bi mila bosteko maiatzean

otegi kartzelaratu zuen bere teoria hb eh

horren parte bazela bi mila bosteko azaroan erregea torturatzaileen buru zela esateagatik zigortu zuten europako giza eskubideen auzitegiak errugabe kontsideratu eta espainiar estatua zigortu zuen adierazpen askatasuna urratzeagatik

kasu honetan greba orokor batean gertatutako ondasunen kontrako

berari leporatuta bi mila zazpiko ekainean zigortu zuten josé

bitartean garzóneko herriko tabernen eta batasunaren kontra zabaldutako

auzipetu zuen bi mila bederatziko urtarrilean ibarretxe lópez eta beste hainbat politikariekin batera desobedientzia delitu batengatik bankilloan jesarrarazi zuten baita ere artxibatzen da

arnaldo otegiren kontrako salaketa bat anoetan egindako mitin batean

adierazpenengatik bi mila hamarean bi urteetako kartzela jaso zuen terrorismoa goratzeagatik

nelson mandelarekin pairatzen zuen zigor gogor luzeagatik auzitegi gorenak bertan behera utzi zuen zigor hura entzutegi nazionaleko ángela murillo magistratuaren independentzia faltagatik murillok berak zigortu zituen bateraguneko bostak prozesu bat murilloren berba gehiegikeriaz josita auzitegi gorenean berriro aztertu zen bateraguneko

eta hiru epaile kontserbadoreak zigorraren alde egin zuten beste bi antza progresistak errugabetzen zutela loteria hutsa

konstituzionalean errepikatzen da hori epaiketa eta hori loteria jokoa

bost mantentzearen kontra horien artean aipatu nahi dut auzitegi konstituzionalean dagoen euskaldun bakarraren iritzia adela asúarena agian hau azpimarratzen dut hobeto ezagutzen duelako hemengo errealitatea

honetaz ari garela berriro agertzen da iniziatiba guzti hauen bultzagilea teoria zentzugabe honen autoretza sortzailea izan zena

epaile ohia entzutegi nazionaleko instrukzio magistratu ohiak

kartzelaratu zituen eta bera ere atera da orain dela gutxi publikoki berriro ere eta agian denborak egin du berarengan orain iritziz aldatu delako bere ustez arnaldo otegik kartzelatik kanpo barruan baino gehiago

bakea lortzeko figura askoz probetsugarriagoa izango litzatekeela pentsatzen du orain

garzónek bi mila bederatzian espetxera

epaile berak hori dela eta berak proposatzen du zigorra bideratu egin behar dela arduragabea eta lotsagabea hitz hauek ezagututa

ohiak erantzuna eman zion baltasar garzóni dijo

más básicos eskertu nahi diot eajri sartu duen gehiketa

arnaldo otegi izendatzen genuen gehiegikeri guzti hauen adibide bezala adierazle bezala baina bat egingo dugu nola ez

babes hau ere estentsibo egin diezaiogun baita ere

izango dena eta agian berari ere onura ekarriko diola europako giza eskubideen tribunalak auzitegiak hartuko duen

gaur hartzen dugu hemen erabaki bat proiektu politiko guztiak defendatu dezagun eta
gauzatu dezagun besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

egun on berriro ere aipatu bezala gure zuzenketa gehitzeko zuzenketa izan da logika bat

gaia aipatu edo eztabaidatu dugun bakoitzean bost izen azaldu direlako bere garaian parlamentuak gainera ez behin bakarrik behin baino gehiagotan aipatu ditu bai

pentsatzen dugu logika baten barruan sartzen dela eta nik azpimarratu nahi nuke behintzat rafa díez usabiagari dagokionez bera izan zela

eta ezker abertzaleak izan dituen gorabehera guztietan eta

salbuespeneko legedia aplikatuz hainbat eta hainbat sigla ilegalizatuak izan ziren garaian rafa díezek eutsi zion

sindikatuari eta ez bakarrik modu legalean

erreferentzialtasun politiko soziala lortu zuela

hori gaur horren testimonio hemen egitea nik uste zuzena dela eta bestalde bateragunearen inguruan ni bat nator esandako

eta aipatu da arzuaga jaunaren aldetik bultzada politikoa izan zuela jakina lehenengo momentutik nik uste dut garai hartan laurogeita hamargarrena urtean martxan jarri zen estatu estrategia baten ondorioak gero ezagutu genituen bai alderdi politikoen legea ilegalizazioak eta gainontzekoak eta nik uste bi mila seigarrena urteko prozesuak porrot egiten

alderdi sozialistak eta zuzen zuzenean alfredo pérez rubalcabak ematen diola bultzada politikoa eta esaten duela

eta garai hartan zeukan lehian

baina berak bultzada politikoa eman eta garzónek egin zuen egin zuena orain dio dioena

edo orain edo ez orain eta ez orduan kontua da eguiguren berak

telebistan esaten zuela kartzelan egon behar duena garzón dela

eta eguigurenek berak bateraguneko

atxiloketak izan zirenean bere burutazioak eta gogoetak ere

bat egiten zuten estrategia hartan gero denborak

horregatik bateragune prozesua

baina baita ere kartzela zigorra betetzeari dagokionez azken eguna

batek esaten du pertsona haiek pertsona hauek bultzada politiko bat

lortu baldin bazuten demostratu den bezala eta gure bizitzetatik desagertzea non dago delitua zergatik historiak zerbait erakutsi baldin badu da hori izan dela egia egi borobila orduan

pertsona hauek batzuek jada espetxetik irten dira baina bi falta dira eta hauek kalean behar dute

kalean behar zuten politika egiteko horregatik berriro ere guk bateragune prozesuaren inguruan

gehienetan beraien askatasuna eskatzeko eta kasu honetan nahi genuke bi pertsonak aipatzea bata

eskerrik asko egibar jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz

arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko

política behin baino gehiagotan hitz egin dugu espainiar justiziaren kalitateaz behin baino gehiago esan dugu iranen pare aurkitzen dela

eta esan behar dut gainera gallardónen garaian beste postu bat

hitz egin dugu eta erabakiak hartu dugu legebiltzar honetan

politikoan inziditzeko daukan gaitasunaz arbuiatu dugu justiziaren politizazioa eta politikaren

ez duten espainiar auzitegien partetik agian pentsatzen duzue

duela baina hori da zuen arazoa

hori ulertzen duelako amaitzen dut izan ere hori zuen arazoa da espainiar justizia eta hor dago gure beharra

funtzionatuko duena errealitate sozial hori ezagutzen duten epaileek egikaritzen duten justizia aldarrikapen hori egiteko arnaldo otegi et rafa díez usabiaga lehenengo lerroan ere egongo dira

egibar jauna zurea da hitza lehenengo saioan ez dut aipatu
baina gero ikusi dut alderdi politikoen legea birritan aipatua izan dela

zein kontestutan sortu zen guzti hau lehen esan dut laurogeita hamargarrena hamarkadan hasitakoa baina

urtean abenduan hain zuzen ere alderdi sozialistak eta alderdi popularrak sinatzen duzue

etaren hilketa batzuen ondoren eta alderdi politikoen legea da bi mila bikoa

herri honetan legebiltzar honetarako eta han izan ziren emaitzak hogeita hamairu hogeita hamabi gau hartan bertan

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu esan bezala lehenik

gehigarria den euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen zuzenketa gehigarria bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita bost

eh bildu taldearen legez besteko jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita bost ez ondorioz onartuta geratu da jatorrizko testua ere hemen eteten dut osoko bilkura